gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena jaurlaritzak eta eitbk emakumeen birari eman beharreko laguntzaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den lur etxeberria andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

aurpegirik jartzen ez diegun puntako txirrindulariak dira alberto contador mikel landa nairo quintana samuel sánchez horiek bai ezagutzen ditugu emakumeen biraren etaparik zailena ez da errepidean jokatzen

lan nekeza eta zaila izaten ari baita emakumeen bira egiteko beharrezko baliabideak lortzea

gaia kontrol plenora ekarri genuen biraren etorkizuna jokoan zegoelako

zehazki eguneko etaparen ordubeteko laburpena eskatzen zion eta azkeneko etapa zuzenean ematea horren aurrean emakumeen biraren antolatzaileek jaurlaritzarengana jo zuten laguntza eske pentsatuz eitbk ziurta zezakeela emakumeen biraren jarraipen hori

une horretan kirol zuzendaritzak ez zuen konpromisorik hartu nahi izan jaurlaritzaren iturrien arabera jarraipen hori egiteak berrogeita hamar mila euroko kostua zekarren eta kirol zuzendaritza prest zegoen

biraren antolakuntzak bere gain hartzea eskatzen zuen diru kopuru handia omen zen

azkenean kontua da emakumeen birak ez zuela eitbren jarraipena ziurtatzerik izan azaro abendu

biraren aurtengo edizioa hala ere zorionez emakumeen birako antolatzaileen izerdiari esker eta eh bilduk instituzioetatik egindako lanari esker lortu dugu azkenean

lehenengo aldiz lortu dugu ekimen honen bidez bi helburu nagusi lortu nahi genituen batetik aurten proba telebistaz ematea eta jada lortu dugun helburua da

eitbk hurrengo urtetan ere horrela egingo duenaren konpromisoa hartzea horretarako emakumeen birarekin hitzarmena eginez urtero borroka honetan aritu behar ez izateko

adostutako erdibidekoaren bidez hitzarmenari dagokionez horrela jaso dugu hitzez hitz

egin dezala emakumeen birarekin hitzarmena datozen urteotan emakumeen biraren telebista bidezko jarraipena ziurtatuko duena hitzarmen horren bidez eitbk

horretarako behar diren bitartekoak bere gain hartuz etapa garrantzitsua da irabazi duguna hala ere kontziente gara

gizonak eta balio maskulinoak nagusitzen diren esparrua emakumeentzat urruna eta arrotza gehienetan eta emakumeen kirola gutxiesten duena ia beti

paper garrantzitsua jokatzen du emakumeen eta gizonen sozializazioan identitateen eta erreferenteen sorreran horregatik lanean jarraituko dugu etapaz etapa

bestetik emakumeen kirolari ikusgarritasuna emateko eta hirugarrenik emakumeen kirola diruz laguntzeko gaur egungo diskriminazioa gaindituz

legebiltzar honetan proposatu genuen diru publikoz lagundutako kirol probei berdintasun betebeharrak ezartzea nahiz eta pnvk eta ppk atzera bota zuten gure proposamena

baina berdintasun betebeharrik ezarri gabe nahiz eta hemengo berdintasun legeak

beharrezkoa da baita ere emakumeen kirola ikustaraztea eta erreferenteak sortzea eta horretan paper garrantzitsua dute bereziki hedabideek eta eitbk eta proposamen

oso proposamen konkretua dela eta behar duela aterki orokorrago bat eta hain zuzen aterki orokorrago hori iazko azaroan onartu zen legebiltzar honetan euskal herria bilduren ekimenez

eitbren bigarren berdintasun planaren barruan diseina zezala eta gara zezala berariazko plan bat kirolean emakumeen ikusgarritasuna handitzen joateko hau da

kirolaren presentzia areagotzen joateko eta hirugarrenik diru publikoaren banaketa justua egin behar da

esaten dut jaurlaritzari datuak eskatuta

gizonezkoen eta emakumezkoen kirolera zenbat diru publiko bideratzen ari den jakiteko jaurlaritzari galdetu diogu eta ez daki baina baditugu datu batzuk finantzaketa erabat desorekatua dela adierazten digutenak esaterako euskal herriko txirrindularitza itzulian gizonen itzulian

zortziehun eta hemezortzi mila euro jartzen ditu jaurlaritzak zortziehun eta hemezortzi mila euro horietatik

eitbk emisio eskubideetan eta probaren jarraipen kostuetan eta ehun eta laurogeita hamar mila euro kirol zuzendaritzak itzulia antolatzeko

eta aldiz emakumeen biran aurten esaterako hirurogeita lau mila euro jarri ditu

oraingoan lehenengo aldiz birari jarraipena egiteko eta hamalau mila euro sarietarako

emakumeen bira euskal herriko emakumeen txirrindularitza lasterketarik garrantzitsuena da lehenengo mailako lasterketa gizonen euskal herriko itzuliaren parekoa baina bistan denez ez du

horregatik guztiagatik lanean jarraituko dugu helmuga justuago batetara iristeko baina gaurko etapa irabazi dugu lortu dugu eitbk birari jarraipena egitea eta legebiltzarrak gaur onartuko du konpromiso hori egonkortzeko eitbk birarekin hitzarmena egiteko legez besteko proposamena

bihar urkiolan izango gara antolakuntzari zorionak zuzenean emateko eta emakumeen bira babesteko emakumeen biran

eskerrik asko etxeberria andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak fresno andrea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

zeharkatzen beti denik munduko kopa barruan ospatzen zen txirrindulari proba azken urte hauetan berrantolaketa baten ondorioz uci berak ofizialki aurkeztu zuen orain arte munduko kopa zena aurrerantzean

zela aldaketa hau egiten dute gizonezkoetan dagoen eredua ezarriz azpimarratuz

euskal herria bilduk gaur eztabaidatzen ari garen ekimen hau aurkeztu zuen gobernuari eta eitbri bi puntutan eskatzen zizkion

konpondu ahal izateko baliabideek eta bitartekoak kontuan ditzatela otsailean legebiltzar honetan eitbko kontroleko batzordean agerraldi batean eitbko zuzendariak honako hau esan zuen

emakumeen birarekin laster sinatuko dugu hitzarmena bi mila hamaseian bertan telebistan egunero programa bat eta

badirudi elkarrizketa hauek dagoeneko emaitza batzuk eman dituztela alde batetik eitbko zuzendariak agerraldian esandako kontuan hartzen baditugu bestetik atzotik hasita

hortaz ikusten dugu zentzu batean jatorrizko ekimenean eskatzen zena aurtengoari begira eitbk betetzen ari dela ucik jarritako baldintzak aurrera begira guztion nahia izango litzateke

zentzu honetan euzko abertzaleak euskal herria bilduk eta alderdi sozialistak

non eitbri eskatzen diogun datozen urteotan emakumeen biraren telebista bidezko jarraipena ziurtatzeko bigarren puntu batean eskatzen diegu euskal jaurlaritza eitbri eta bigarren antolatzaileri adostu dezatela ucirekin hurrengo urteetarako

onartua izateko bukatzeko gure poza adierazi erdibideko hau

adosteagatik eta beste talderi honen alde bozkatu dezatela

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du bai etxeberria andrea zurea da hitza

eta ez zen ez neukan batere asmorik erantzuteko txandan hitza hartzeko gertatzen dena da interbentzio batzuk

harritu nau talde sozialistatik egin den interbentzioa behin adostasuna lortuta leporatu digunean anbizio gutxiko proposamena iruditzen zaiola gurea lehen ere esan dut egia da oso proposamen zehatza dela zentratzen da emakumeen birari

etapak irabazteko irabazi behar dira emakumeen biraren behar nagusia horixe zen egon ahal izateko eta horixe zen emakumeen bira eskatzen ari zena egia da oso proposamen zehatza da

eta adibidez azaroan onartu genuen eitbri eskatu genion berariazko plan bat egin zezala progresiboki emakumeen kirolari lekua egiteko eta behar du nolabait ere proposamen osagarriak eta horretan ari gara hau ez da

kirolaren inguruan aurkezten dugun ekimen bakarra beste asko ere egin ditugu eta egingo ditugu eta horretan ari gara mikrotik eta makrotik eragin behar da baina ez da posible beti adierazpen orokorretan soilik geratzea askotan ere gauza konkretuetara beharra dago harritu gaitu pseren adierazpenak batez ere ikusita pseren zuzenketan jasotzen zena

proposatu genuen gauza bat eta azaroan onartu zen ekimen bat hau da

egin zezala berariazko plan bat emakumeen kirolari lekua egiten joateko eta hori da

hitzez hitz guk proposatu genuena aurreko azaroan eta harritzen nau baita ere

ezkerreko bankada hau denean parekidetasunaren arloan ekimenak aurkezten ari dena ezkerreko bankada denean ekimenak aurkezten ari dena

bada gehiago harrituta ere agertu zarete edo kritikatu duzue

ekarri dugulako eztabaidara jakin beharko zenukete arrazoia baina azalduko dizuet

iritsi zelako gure ezagutzara emakumeen bira zailtasunak izaten ari zela

horregatik ekarri genuen galdera kontrol plenora eta ikusi genuenean jaurlaritzaren kirol zuzendaritzak ez zeukala

bere gain hartzeko asmorik legez besteko proposamen bat egin genuen eskatuz aurten jarraipena egin zitzaiola eitbk eta

ziurtatuko ziona urgentziazko legez besteko gisa aurkeztu genuen zergatik

eta mahaian legebiltzarreko mahaian gainontzeko alderdiek ez zenuten onartu proposamen honen urgentzia izaera eta hortaz

gure proposamena otsaileratzeratu zen eta jadanik ucik

hortaz ikus dezagun zeinenak diren benetan hemen ardurak

eta oraingoan zer zen behar zena ba behin lortuta eitbk aurtengo

ziurtatzea hurrengo urteetan ere jarraipen hori egingo dela

eta urtero borroka horretan ez ibiltzeko ziurtasun hori izateko eta datorren urteko sartu ahal izateko horregatik behar zen hitzarmena eta lortu dugu

eskerrik asko etxeberria andrea fresno andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko fresno andrea barrio jaunak ez du hitzik hartu behar iparragirre jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu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

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai aho batez onartu da erdibideko gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa

garatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mesedez isiltasuna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi

esan behar dugu partekatzen dugu alderdi sozialistak aurkeztutako

espirituarekin eta bertan agertu nahi denarekin baina esan behar dugu guretzako ez dela bide eraginkorrena eta horrela esan diegu euri
ere mesedez isiltasuna bai pentsatzen dugula legez besteko proposamen horretan jasota dagoena betez gero

baina uste dugu eraginkorragoa dela lege proposamen bat egitea guretzako etxebizitza eskubide subjektiboa bermatzeko hobeto dela legean bertan ondo esatea zelan egiten den etxebizitza eskubide subjektiboa onartzearen ondorioz jasota dagoen

zelan garatu behar den hobeto delako ere lege batean jasotzea eta ez legez besteko proposamen batean

batekin egiten duguna da arazoa leku berdinean kokatzea eta zein leku da hori

gobernuaren borondatearen pean geratzen dela hori

arazoa ez da legea lege bera guretzako tresna baliagarria delako etxebizitza eskubide subjektibo bezala

lortuko den ala ez bere garapena ikusi beharko da baina legea guretzako tresna eraginkor bat da gainera

helegiteak guretzako berrezten du tresna eraginkor bat dela zergatik esaten dugu hau zuzenean joan delako utzik dauden etxebizitzen artikuluen kontra eta hori demostratzen digu guri

lege hori garatzerako orduan eta bereziki utzik dauden etxebizitzen atal hori

edo ondo egindako esfortzua izan dela beraz

lege horretan gobernuaren borondatepean uzten zela garatzea etxebizitza eskubide subjektiboa eta horren ondorioz garatzen den prestazio ekonomikoa

lege aldaketa txiki batekin arazo horiek konpondu ahal direla eta horregatik atzo bertan erregistratu genuen lege proposamen bat lege aldaketa bat

edo ez dugulako konfiantza askorik

euzko alderdi jeltzaleak duen gobernuarengan

garapen horretan eurek irizpide murritzaileak erabiltzeko prest daudela bakarrik ikusi behar da

izen emate eskakizuna etxebiden mantentzen dela eta hori guretzako

konparatuta sei hilabete ebazteko edo ebazpena emateko sei hilabeteko epea ezartzen delako gaur egun bi hilabete direnean eta hori murritzaile da guretzako isiltasun isiltasun administratiboa negatiboa denean eta gaur egun positiboa denean edo adibidez hiru mila euroko gutxieneko diru sarrerak exigitzen direnean

edo bateraezinak bihurtzen denean prestazio beste diru laguntza batzuekin eta hori gaur egun ez da gertatzen zerrenda guzti hau esan dut ikusteko zeintzuk diren euzko alderdi jeltzaleak erabilitako irizpideak irizpide murritzaileak gaur egun existitzen delako etxebizitza prestazio osagarri bat eta

legeak ezarritako prestazio berri horrekin

aplikatuko diren irizpideak murritzaileagoak izatea

etxebizitza eskubidea aitortzerako orduan prestazio hori ezinbestekoa delako gaur egun eta izango dela etorkizunean ere eta horrek suposatuko lukeelako hainbat pertsona hainbat kolektibo gehien behar duten kolektiboak

uztea eta horregatik pentsatzen dugu momentuko gobernuaren

etxebizitza eskubide subjektiboaren garapena hoberena dela legean

ulertzen dugulako egunen batean gaur egun existitzen den etxebizitza prestazio osagarri hori eta legeak sortzen duen prestazio berri horrek bakar batean kointziditu beharko dutela

etxebizitza prestazio osagarria ezarri zenean esaten zen behin behineko irtenbide bat zela arazo askoz estrukturalagoa zela eta arazoa zegoen

etxebizitza eskubidea gauzatzeko duten arazoan eta bai bat egiten dugu arazo horri aurre egiten diogunean eta erantzun estruktural bat ematen diogunean beharbada ez dauka zentzurik mantentzea bi

eta zoritxarrez legearen onarpenarekin soilik ez da onartzen edo ez da bermatzen eskubide hori suposatzen dugu eta nahi dugu etxebizitza legearen garapenean ziur aski lortuko dela

bide hori lortzeko eginda dagoela baina momentuz ez daukagu hori bermatuta ez da bermatzen legearen onarpen soilarekin eta horregatik pentsatzen dugu elkarbizi behar dutela osagarriak izan behar direla prestazio

irizpide murritzaileekin prestazio berri bat ezartzea eskerrik asko maeztu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jaunak legebiltzarkideok egun on guztioi como ya se ha indicado

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza maeztu jauna
zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko eztabaida amaitu denez bozketara pasako gara bozketa puntuka eskatu da posible da bale ba bozkatuko dugu lehenengo bigarren

eta seigarren puntuak euskal sozialistak eta upydk sinatu duten erdibideko zuzenketarena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz onartuta geratu da

hiru eta zazpi puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai

bi puntuak gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak eta mistoa upyd legebiltzar taldeek egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzaren kudeaketa zuzeneko eskola jantokien zerbitzuen

prozesuari buruzko ikerketa batzorde bat eratzearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

oyarzabal por la presentación conjunta de esta iniciativa eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

egun on guztioi eskola jangeletako iruzurra legebiltzarrean ikertu bai ala ez

daukagun gaia iruzurra egon dela jakina da eta hori ez du inork zalantzan jartzen lehiaren euskal agintaritzak hemezortzi milioi eurotako isuna jarri die

catering enpresei gutxienez hamar urtetan merkatua banatzeagatik

esleitzeko egindako lehiaketak lehiarik gabeko lehiaketak izan direla esan dezakegu catering enpresek

guzti hauetan beti ere etekin ekonomiko maximoak ateratzeko helburuarekin

zortziehun eta berrogeita hamalau miloi esleitu dira azken hamar hauetan eta sare pribatuarekin alderatzen baldin badugu hau da sare pribatuan zerbitzuagatik zenbat ordaintzen den kontutan hartzen baldin badugu

eurotako iruzurra egon dela esan dezakegu azkenengo hamar urte hauetan

jaurlaritzak honi buruz entzun izan diogu sare publikoan langileen

eta horregatik zerbitzua nolabait garestiagoa ateratzen dela baina ezin konpara dezakegu inongo kasutan ere jaurlaritzak egunean laurogeita hamairu mila menu

eta horrek negoziatzeko orduan ematen dion gaitasuna eta ematen dion indar posizioa sare pribatuko eskolek

iruzurra izan da hortik gorakoa azken hamar urteetan hamasei milioi eurotako isuna jarri zaie norbaitek esango du negozioa ongi atera zaiela merezi duela iruzurra egitea eta egiten jarraitzea eta

eta esan beharrik ez dago iruzurrak sortarazitako gain kostuak jaurlaritzak ordaindu dituela beraz herritar guztiok ordaindu ditugula eta gurasoek gurasoek nola ez gainera bi aldiz ordaindu dituztela gain kostu hauek eta jaurlaritzak dio

deialdi berriarekin arazoa dagoeneko konponduta dagoela zazpi milioi aurreztu zirela eta guk ezetz diogu zerbait aldatu da

iruzurrari zirrikituak zabalik jarraitzen du zazpi milioi aurreztu baziren ere oraindik gehiago aurrezteko aukera badago beste hiru milioi gutxienez aurrezteko aukera badago

makrokontratuak egiteak iruzurrari ateak

nahi baldin bada benetan konpondu nahi baldin bada eskoletako jangelen kudeaketan

beharrezkoa da eta zentzu horretan eskolei jangelen kudeaketaren inguruan

ezinbestekoa da iruzurraren inguruan legebiltzarrean onartu genuen jaurlaritzari

eramateko eskatzea jaurlaritzak adierazi du aste honetan bertan fiskaltzaren esku utziko duela

dokumentazio guztia fiskaltzak

ongi dago baina baita legebiltzarrak berak ere

ongi ikusten dugu bi ikerketak elkarren osagarriak direlako gertatutakoa benetan oso oso larria

herritarrei sor diegula gertatutakoa argitzeko gure aldetik

guztia egitea eta horregatik eh bilduk ikerketa batzordea sortzea babestuko du

aurretik pastor jaunak azaldu ditu

hainbat azalpen edo eman ditu ikerketa batzorde honen sorrera ez babesteko hala ere bigarren txandarako utzi dituzu zenbait azalpen

niri gehiago aitzakiak iruditu zaizkit nolabait ikerketa batzorde honek politikoki

ustearekin edo beldurrarekin edo deseroso sentiarazi zaitezketen beldurrarekin

hortaz onena ahalik eta azkarren moztea eta

ikerketa batzordea bera ere martxan

iruditzen zaigu ardura politikorik ez edukitzea dela hori

ez babestea ezkutatzeko ezer ez daukanak ez dauka zertan ikerketa batzorde baten kontra egin

edozein kasutan ondoren eajko ordezkariak ere hitza hartuko du eta bere argumentuak entzunda ere

erantzungo dizuegu eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

egun on denoi saiatuko naiz ppk eta upydk

ea jakiten dugun zertan gabiltza gaur hemen

isuna ordaintzea enpresei zelan ez duzu aipatu hau

azken hau bi mila hamaikan legebiltzar honetan adostu genuen

inbestigazioko batzorde bat eskatzeko gutxieneko baldintza behar dela korrupzio susmoak egitea gutxienez eta zuek ondo dakizue ez dela kasua beraz ikusiko beharko dugu zuen koherentzia oyarzabalen interbentzioak oso argi utzi du gaur

berrehun milioi euro inguru poltsikoratu dituzte azkeneko hamar urteetan berrehun milioi

diru asko da zenbat gauza egin daitezkeen berrehun milioirekin

bizi dugun bitarte honetan eta iruditzen zaigu

esku artean daukagun iruzur honetan eta jaurlaritzak izan ditzakeen zuzenez gain legebiltzar honek ere badituela bere ardurak legebiltzarraren zeregina ere badelako

jarraipena egitea jaurlaritzaren kontrola eramatea eta gure begien aurrean gure begien aurrean iruditzen zaigu catering enpresek sekulako gola sartu digutela behin eta berriz legealdi

zehar eta hemen jarrita gauden guztiok eta aurreko legealdietan jarrita egon diren guztiek ere nolabait sentitu beharko genuke guzti honen arduraren zati bat gure bizkar gainean araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrek aukeratu gintuztelako

gidatzeko eta gauzak itsusi itsusi jarri diren momentuan ardura politikoz

behar den une hauetan zuek nahi duzuena da fiskaltzaren eskuetan gaia utzi eta

legebiltzarrak beste inolako zereginik edukiko ez balu bezala eta une gozoetan argazkietarako prest egoten garen bezala ba honelakoetan ere tokatzen da aurpegia eman eta

deserosoa izanagatik egin behar dena egitea ahalik eta sakonen ikertzeko azkeneko urte hauetan gertatu den herritarrei behintzat hori sor diegu eta ikerketa batzordea ez sortzeko erabili dituzuen

iruditzen zaizkigu onartzen ari zarete nolabait

arerio politikoak ikerketa batzordearekin egin lezakeen erabilera

eguna joan eta eguna etorri eta bere etxean aurkitzen diote iruzur bat edo

badakigu goseak noraezean dabilen azeriak aurrekaldean

bere aukera aprobetxatu nahi duela eta horixe da ppk momentu honetan jangelen kontu honekin egiten ari dena baina

beldur diozue ez da beldurra edukitzekoa nolabait joko politikoaren barruan ulertu beharreko kontuak dira

talde bakoitzak egin dezakeen erabilera eta horrek gutako bakoitzari nola eragin diezaiokeen hemen benetan garrantzitsua dena da argitzea zer gertatu den

catering enpresekin hori da benetan garrantzitsua

gainera eajtik nolabait araba bizkaia eta gipuzkoa

espainiarekin eta justu horretarako egin behar dena da gainera ikerketa batzorde honi ezetz esan ez kutsatzeko hemen desberdinak garela ez kutsatzeko eta niri milaka adibide hobeak etortzen zaizkit burura

ez kutsatzeko eta lehenengoetako bat da beti espainiari begira alderatzen egoteari uztea adibidez

baina hori espainiarekin desberdintzeko ikerketa batzorde bati ezetz esan beharra ez dakit niri nahiko kutrea iruditzen zait argumentu bezala eta zuen eta gure

bakoitzak izandako ardurak izanda ere guk gertatutakoa ikertzeko borondatea daukagula

eta zuek aldiz aitzakiak besterik ez dituzuela jartzen gaia
ahal denik eta azkarren gainetik kentzeko eskerrik asko lazarobaster jauna

azkenetik hasita batzorde hau ez dela sortuko aprobetxatuz jokatzeko a ser los más puros ez dauka paserik

euskal talde popularra eta mistoa upyd taldeen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu

hogeita hamabi bai berrogeita bi ez ondorioz ez da onartu

laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena zerga paradisuak ezabatzeko jaurlaritzak egin beharreko ekarpenari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi azken aste hauetan panamako paperak deritzon auziaren harira hitz berri bat modan jarri da

telebistan egunkarian interneten pil pilean dagoen gaia da nobedade kutsuarekin alegia

hitz ponposo horren atzean dagoena ez da bat ere berria ez aspaldi ezagutzen dugun gaia da zerga paradisuak

gehien dutenek euren aberastasuna ezkutatzeko ordaindu beharreko zergak ez ordaintzeko edo oso gutxi ordaintzeko eskura duten bat da besterik ez zerga paradisuek

empresas eta guzti honek eragin zuzena du gu guztiongan ezberdintasun sozialak gero eta handiagoak diren honetan

aberatsenen eskuetan mundu mailako aberastasuna izugarrizko abiaduran metatzen ari da hona hemen zertzelada batzuk

mundu mailako hirurogeita bi pertsona aberatsenek zuten aberastasuna

datu hau bi mila hamarean hirurehun eta laurogeita zortzi pertsona zen hirurogeita bi pertsona aberatsek

ehuneko berrogeita laua hazi egin da azken bost urteetan guztira hirurogeita bi pertsona hauek bat koma hirurogeita hamasei

dolar metatzen dituztelarik zerga paradisu

bermatzen dute aberastasun hori ez dela inolaz ere birbanatzen eta gobernuen kontroletik kanpo mantentzen dute

de sus posibilidades azken finean zerga elusioa eta iruzurraren ondorioz biltzen ez denak aurrekontu publikoak estutzen ditu eta hau ongizate estatuaren ezaugarri diren oinarrizko zerbitzu publikoek kontra doa

krisi ekonomikoa bizi izan dugun azken urte hauetan agerian geratu da baina hala ere zerga politika tamalez

are gehiago okerrera joan da azken urteetan zabaldu egin den ideia bat da mantra bat esango nuke nik aberatsek eta enpresa handiek zerga tasak baxuak izan behar dituztela nolabait ekonomikoa berpizteko eta honek guztion onura ekarriko duela ez gara oso urrunera joan behar era honetako arrazonamenduak entzuteko

baino gehiagotan entzun izan ditugu sozietate zergetan hainbat eta hainbat txikipen mantentzeko aberastasun eta fortuna handien gaineko zergaren kontrako erasoa justifikatzeko edo sicav delakoen pribilejiozko zergapetzea argudiatzeko

erabiliz gobernu ezberdinek aberatsenen eta enpresa handien zergapetzea gero eta txikiagoa egiteko lasterketa ero batean sartu egin dira guztia kutxa publikoak zigortuz mundu mailako zerga elusio eta iruzursistema honek ongizate estatua mantentzeko eta garatzeko funtsezko diren hainbat eta hainbat baliabide

egunero lehen mundua deritzon honetan bai baina okerrena dena

ez die aukerarik ematen zulotik ateratzeko mundu mailan azken urteetan krisiaren

hasi egin da urteetan sistemaren parte moduan ikusi izan dira zerbait exotikoa

baina krisia gogortu ahala agerian geratu eginda euren benetako papera testuinguru honetan aipatu behar da adibidez nazioarteko abokatuen elkargoak zerga elusioa

duela eta munduko bankuko presidenteak pobreak kaltetzen dituen

ezagutarazten duela aipatutako gizartearen mesfidantza horrek behartuta

murrizketak ikusita iruzur eta elusioaren kontrako neurriak hartu behar izan dituzte gobernu

hor dugu esate baterako europar batasunak azken urteetan martxan jarri izan dituen hainbat neurri eta berriki iragarri dituenak ere bereziki enpresa handiei zergatzeari dagozkionak eta zerga paradisuak

ingurukoak baina denok dakigu herri ezberdinek jarri izan dituzten trabak neurri aurrerakoiak aurrera ateratzeko denok buruan ditugu luxleaks izan zen eskandalua

adibidez irlandan ordaintzeko sozietate zerga eta ez beste europako herrietan tamalez bidean dauden neurriei ere trabak jarriko dizkietela

europako agintariek izatez aspaldi indarrean egon behar zen zerga paradisuen eta zerga jardute kaltegarrien aurkako mailako akordio bat hori delako ezberdintasun sozialen kontrako neurri garrantzitsuenetariko bat orain dela hamabost bat urte

herriek bertan behera utzi behar zituztela zerga paradisuekin indarrean zituzten zerga akordioak

baina berez zerga paradisu moduan funtzionatzen ocdeko hainbat herriek

direnek eurek batera akordioa blokeatu egin zuten orain dela hamabost urte eta ez zen inolako aurrera pausurik gauzatu

garatu egin du hori oinarri izanik martxan jarri nahi dira europar batasunetik hainbat neurri zerga informazioaren elkar trukatzea tresna nagusi moduan

baina ez du ematen kasu honetan ere ez egin beharreko guztia egin denik berriz ere labur geratu egin da proiektua presio ezberdinak direla medio hala ere guk espero dugu europa mailan iragarritako neurriak martxan jartzea eta guzti honen aurrean hemen gure inguruan zerbait gehiago egin behar dela

hemen ditugun baliabideak erabilita ere gure ekarpena egin diezaiokegu

eta hori behin ezagututa eta zerrenda publiko eginda dagozkien zergak hemen ordaintzeko eskatu

hemen egin behar duten zerga betebeharra betetzea da gure helburua

eskatzen dugu enpresen erantzukizun soziala arautzean enpresek zerga paradisutan egoitzarik edo filialik ez izatearen ezinbestekotasuna adieraztea ezinbestekoa

enpresen erantzukizun soziala erreala izateko

eta ez bihurtzeko zenbait enpresa handiek euren irudia zuritzeko erabiltzen duten estrategia soil bat laugarren puntuan eskatzen da mekanismoa berrindartzea eta bosgarrenean europar batasunari eskari zuzena egiten diogu

aurrerakoi eta justuago baten alde eta iruzur eta zerga ihesaren kontrako neurriak hartzeko

gaur benetan uste dugu legebiltzar hau argi eta garbi agertu behar zela zerga paradisuen kontra ez era ponposo batean

eta hori izan da gure legez bestekoaren helburua hori izan da eta da eh bildutik bidea azkenean lortutako akordioak bide honi jarraitzen dio eta pozten gara benetan orain

adostutakoa betearaztea izango da gure eginbeharra guztiok adostutakoa bete

ziurtatu behar dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eguerdi on guztioi lehendakari sailburu eguerdi on nire aurretik

helburua eta helburu garrantzitsua gaurko egunerako izan da

zerga paradisuen aurrean garrantzitsua izango zela guztiok ganbara honek aho batez arbuiatzea eta bere aurka agertzea horregatik komentatu izan dugu gure artean bertan egin dugunean

kasu batzuetan gutxiengoa izan beharko zela hori lortu ahal izateko orduan berez

ipini gura nuke mahai gainean eta indartu azken batean ikusi behar dugulako eta ikasi behar dugulako askotan gauza garrantzitsu batzuk eta herritarrek eskatzen dizkiguten gauzak

erdibideko zuzenketa aldez aurretik esaten dut gure taldearentzat gutxiengo zuzenketa bat dela eta kasu batzuetan

guk beste erdibideko zuzenketa bat planteatu izan dugu adostasunerako

bat egitea gero komentatuko dut guk aurkeztutakoa

beraz hortik hasten gara hemen lehen aipatu izan den moduan bi mila hamairuko irailean izan genuen eztabaidagai bakarreko eztabaida bat zerga sistemaren ingurukoan eta hor lehenengo ebazpen proposamenean ganbara honetan orduan ere

zera dio eusko legebiltzarrak uste du fiskalitate tresnarik garrantzitsuena dela

eta gizarte bidezkoagoa erdizteko zeinetan herritarrek ez den abandonatuta egongo fiskalitate honek balio du zerbitzu eta prestazio publikoak mantentzeko behar beste baliabide izateko

eta hazkunde ekonomikoa eta enpleguaren sorkuntza bultzatzeko eta argi dago paradisu fiskalak hori ez duela ebazpen proposamenak baina bai lotzen dut bertan esandakoak honen kontrako argi bat dugula guztiz kontrako adibide bat dugula orduan bi mila hamairuan lortu genuen adostasun horrek ahalbideratu izan du

urteetan euskadin gure erkidego autonomoan

erakundeak zerga sisteman erabaki eta arau berriak onartzea guzti hau irakurritako hau

funtsezkoa da paradisu fiskalak ezabatzea hori gure hainbat hauteskunde kanpainetan eusko alderdi jeltzalearen kanpainetan europar batasuneko

agertzen dugu eta hortik guztion artean erakunde guztiok bide horretatik lan egitea garrantzitsua da

eman den begiratu ahal izan dugu komentatu izan dugu adostasun zabal hori lortu izan zela eta euskadin lehendik urteetan zehar

araua hamaika barra bi mila hamairu abenduaren bostekoa sozietateen gaineko zergari buruzkoa eta bertan

horrelako neurriak ekiditeko horrelako ekintzak egon daitezen enpresa batzuek partetik egoitza paradisu fiskaletan duten pertsona

egindakoak bideratzeko zentzu horretan asko egiten da gehiago egin behar da eta horretarako neurriak hartu behar dira

eusko alderdi jeltzalearen taldeak ere hainbat ekimen aurkeztu izan ditu propusimos

de la ley concursal eta argi dago hemen aipatu izan den moduan hau nazioarteko gai argi bat dela

orain gai hau paradisu fiskalen gaia oraintsu atera berri diren panamako paperen inguruan berpiztu da baina egia da ganbara honetan ere luxleaks kasuaren inguruan eztabaida izan dugula eta gehiagotan izan dugula eztabaidagai

gaia gauza eta indar ideialez esango nuke paradisu fiskalen gaian gai bat lehenengo eta behin konpondu behar dela zer da paradisu fiskal bat zein da paradisu fiskalen zerrenda zerrenda global bat egon beharko litzateke zeintzuk dira paradisu fiskalak zer den

neurrien bateria bat paradisu fiskalen eta arazo honi aurre egin ahal izateko eta badirudi egin da hori eginda egon beharko litekeela zer da paradisu fiskal bat baina ez dago oraindik argi tres cuestiones son las que desde europa

eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

andrea lehenik eta behin eskerrak ematea talde guztiei adostasuna

eskerrik asko pinedo andrea euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar maneirok ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

bide honetatik zerga paradisuek ezabatzeko eta zerga elusioaren aurkako borroka horretan neurriak

eta europar batasunean gure taldeak aurkeztutako ekimen baten ondorioz jasotako erantzuna ez dut aipatu orduan hori aipatu gura nuke hemen daukagu berriz prentsan agertutako

nafarroako uxue barkosegaz eta hau izan zen euzko alderdi jeltzalearen ekimen baten ondorioz izaskun bilbao barandikaren blogean

guk bialdutako eta lehen esan dugu sinatu dugun erdibidekoa gutxiengo erdibideko zuzenketa bat izan dela

duguna negoziatzeko ekimena aurkeztu duten taldera

zuzenketa bat aurkeztu dugu esan dugu adostasunerako bestea sinatu dugula baina uste dugu ekimen honetan benetan proposamen interesgarriak

propuestas para hacer aquí y allí hori da garrantzitsua guretzako pinedo andrea

aquí ez baditugu horrelako gauzetan harmonizatzen eta

esate baterako guk bidalitako zuzenketan hirugarrena puntuan planteatzen izan dugu

oso garrantzitsua da hemen egin ahal izateko han ekimenak bultzatzea modu koordinatuan egin ahal daigun

adostasun bakarrerako aho batez egiteko ez dela proposamen

inondik inora onartuko baina uste dugu oso garrantzitsua dela hemen eta han ekin ahal izatea edozein kasutan beno lehenengo puntuan hemengo ekimena planteatzen izan dugu bigarren puntua espainiako gobernuari eskatzen izan

areagotu dezala nazioarteko hitzarmenak ixtea paradisu fiskaltzat jo litezkeen beste herrialde edo lurralde batzuekin

informazioa hornitu eta elkar trukatzeko mekanismoak ezartze aldera

errentak edo ondareak ezkutatzeko eta laugarren puntuan eskatu izan dugu

eskatzea euskal foru ogasunek ordezkaritza izan dezatela gai hau lantzen duten europako foruetan eta fiscalis bezalako kooperazio programetan edozein kasutan gu gelditzen gara aho batez sinatu dugula eta arbuiatzen dugula

erabilera okerra eta beste barik erdibideko zuzenketaren

eskerrik asko gorospe andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa puntu honetara iritsita